bateraezintasunen batzordearen irizpena euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda

eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo aurka zerbait esateko besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatu dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita bederatzi eman dugu bozka hirurogeita bederatzi bai aho batez onartu da

onetsi ondoren euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko kideak izendatzeko prozedurari ekingo diogu

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du

artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere beste aurrekari batzuk ikusirik eta kontuan izanik ganbara honek izendatu beharreko zortzi kidentzako zortzi hautagai

norbaitek zerbait esateko ez beraz euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluko kide izendatuta gelditzen dira honako jaun andre hauek adolfo

iñaki ezkerra greño joseba felix tobar arbulu eta josu gangoiti bilbao gai zerrendako bigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja

irekitzearen eta eskuratzearen inguruan jaurlaritzak dituen asmoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

ekimena aurkeztu eta aldezteko esan bozketak ondoren izango direla azkenean eguerdian izango dira gainerako bozketak odola eman dezazuen

hurrengo puntua beste baterako utzi dela orduan laugarren puntua daukazuenak jakinaren gainean egon zaitezen

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

para que pueda reabrirse cuanto antes gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza isiltasuna mesedez

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburua legebiltzarkideak egun on guztioi

hitz egin da gaur eta azken kontrol plenoan eta orain tokatzen dena da bakoitzak beretik aurrera pausoak eman

pse eta gure artean sinatu dugun erdibidekoak horrela dio gure erdibidekoak eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio gipuzkoako foru aldundiarekin batera

aurrera egin dezan bideragarritasun ekonomikoa eta kudeaketarakoa bermatuko duen museo eredua

errespetatuz eh bilduk eredu jasangarri bat aldarrikatzen du chillida leku zabalik egon dadin eta uste dugu zutoin horren ardatz nagusiak jasotzen direla

espazioaren izaera monografikoa eta bildumaren batasun iraunkorrari lotuta ere batetik proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa eta ildo horretatik gure

erabilera jasotzen da bigarrenik kudeaketa eredu bideragarria esan bezala eta hirugarrenik museo ereduaren zehaztapena eta era berean

baina planteamendu zabalago batekin museoaren eredua zehaztea xede hartuta eta berau dinamizatzeko formula desberdinei ateak irekita utzita edo horrela ulertu dut nik behintzat hau esanda ez gatoz bat mozioaren bigarren puntuarekin ez duelako ideia hori ideia nagusi hori jasotzen baina hain justu parteek aztertzea eta adostea zein izan behar den museo eta ildo horretatik izaera monografikoari bai baina espazioaren dinamizaziorako bestelako aukerei uko egin gabe beti ere egitasmoaren jasangarritasuna

eta horrez gain mozioan ez bezala guk ez dugu erdigunean familia jartzen soilik familia bai baina horrez gain dauden hiru alde inplikatuak

hau da hiru alde inplikatu horien arteko negoziaketa adostasuna eta elkarlana negoziaketa horrek ekarriko dituelako emaitzak eta zehaztapenak

aurreko ordezkariak esan bezala erantzukizuna denona da baina adosten diren terminoek markatuko dituzte alde bakoitzaren ardurak

begira eta amaitzen joateko eta ondorio gisa nahi duguna da chillida leku zabalik ikustea baina jakina ez edozein preziotan edo egoeratan diru publikoa eta ondare kulturala

eta horrekin batera garrantzitsua iruditzen zaigu alde inplikatuei lasai lan egiten uztea jada hasitako negoziazioak adostasuna eta elkarlan sendoa ekar ditzan administrazioak espazioa kudeatuta edo familiak berak

baina adostasunean eta elkarlanean esan bezala beraz formula desberdinak daude egon daitezke baina hori aldeek aztertu adostu eta erabakiko dute iruditzen zait agenteekiko konfidantza inportantea dela ahal den lasterren

eta iraunkor bat irekita ikusi ahal dezagun eta laburtuz hauek dira guretzat ezinbesteko osagaiak gai honetan familiak eskatutako

negoziaketa eta adostasuna eredu jasangarria eta azkenik kudeaketa sistema eta formula ekonomiko bideragarriak eta amaitu aurretik eskerrak ematea eajko garbiñe mendizabal eta pseko vicente reyes ordezkariei erdibidekoa lotzeko

ahaleginagatik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andrea zurea da hitza

egun on eskerrik asko presidente andrea

eta legebiltzarkideak gobernu honek ez du amore emango museo garrantzitsu honen etorkizuna bermatuko duen akordio batetara heldu arte

talde popularrak aurrekoan egindako interpelazioari erantzunez

lanean ari da gaiari zuztarretik helduta gauzak egin behar diren bezala zuztarretik eta familiarekin hitz eginez eta diskrezioz familia eskatu bezala familiak badu informazioa egindako txostena eta hipotesiak lantzen ari dira denen artean pazientzia

eskatu zituen uriarte sailburuak pazientzia diskrezioa

gobernuari hasitako bidean segitzeko eskaera egiten diogu bertan

gainerakoei sozialistak eta bilduren artean esan den bezala

gobernuari eta negoziazioan ari direnei lanean utzi behar zaielako maneiro jaunak esan bezala hitzak baino ekintzak behar direlako

eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

zurea da hitza baimenarekin bakarrik erantzutea

ordezkariari diru publikoaren erabileraren harira esateko eh bilduk

jartzen duela zentzuzko diru publikoaren zentzuzko erabilera ardatz proposatzen dituen ekimen guztietan beti dago erne gai horrekin

zerbitzua emateko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas
andrea reyes jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria zurea da hitza

reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko mendizabal andrea gai zerrendako hirugarren puntua kendu denez beste baterako utzi denez laugarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua bi mila hamalauko martxoaren hiruan bilbon gertatutako ekintza bandalikoen aurrean ertzaintza

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena foro ekonomiko mundiala egitearen

bilbon izandako istiluei buruz euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena bi mila hamalauko martxoaren hiruan bilbon izandako istiluei buruz

en torno a esta transaccional eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on guztioi

en este parlamento eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok posible al da

bi mila hamalau moduko ekintza bat istilurik gabe burutzea

londonen zein rion munduko agintari ekonomikoak batu direnean

gertatu direla ikusi ahal izan dugu behin eta berriz banku eta denden eskaparateak txikituta autobus tranbia metro eta bestelakoak geldituta

polizi eta hiritar zaurituak eta kasu larrienetan hildakoak ere bilbon gertatutakoak

posiblea da segurtasun osoa absolutua bermatzea edozein egoeratan nola aurre egin kale borrokari modu eraginkorrenean

alderdi popularrak eta espainiako gobernuak bilbon global forum spain antolatzea erabaki zutenetik

hasi ziren honen kontrako kanpainak bizi dugun krisi eta murrizketa kontestuan ulergarriak ziren haietako asko adierazpen askatasunak babestutakoak baina honen itzalpean beste deialdi batzuk nahastu ziren

harrika erantzuteko deialdiak eta abarrekoak ikusi izan ditugu

eta aurrekari guzti horiekin astelehen horretan istilu larriak eragin zituzten biolentzia handiz hainbat pertsonek hamaika elkartek deitutako manifestazio legala eta zilegiaz baliatu ziren guztion eskubideak eta segurtasuna kolokan jartzeko ez dago horretarako justifikaziorik ez troikaren politikek

ezta azaltzen ere aitzakia modura erabiltzen dira guztiz onartezinak diren jokabideak zuritzeko eran muchos en euskadi

eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

egun on guztioi pasaden martxoaren hiruan bilbon

hasi nahiko nuke eh bilduk bere helburuak erdiesteko soilik bide politiko eta baketsuak erabiltzeko konpromisoa azaltzen du instituzionaletik desobedientzia zibilera doan esparru zabal horretan indarkeri adierazpen eta estrategiak

hau da eh bilduren estatutuak diotena zehazki bere jarduera printzipioei dagokion

ekarri den eztabaida gure posizioa argi eta tinko horretatik

que tampoco nos gusta pero tanto nos ha costado besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna erantzuteko txandan maneiro jauna zurea da hitza

y que actúe con profesionalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua udalen legearen